osoko bilkurari gai zerrendako bosgarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena sare publikoaren baliabideak hobetzeko asmoz euskadiko bi mila hemezortziko aurrekontu orokorretan

ebazpena talde proposatzailearen txanda elkarrekin podemos taldearen ordezkariak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

arratsalde on guztioi eskerrik asko mahaiburu andrea legebiltzarkideok

eta eztabaidatzen dugun legez besteko proposamena bi mila hemezortziko euskadiko aurrekontu orokorretan hezkuntzan barne produktu gordinaren ehuneko zero koma bost igotzeari buruzkoa igoera hori sare publikoko baliabideen hobekuntzara bideratua

eta urriaren bian erregistratua genuen hau da gobernuak

hau da euskadik ehuneko hiru koma zazpi europak ehuneko lau koma bederatzi eta danimarkak zazpi koma bat euskadi europar batasun osoko bigarren postu okerrenean zegoen bi mila hamabostean irlandarekin berdinduta

hau al da gobernu honek aipatzen duen gizarte oreka bermatzeko bikaintasuna hezkuntza

bai beste ebaluazio bat baina gaur egun erreferentzia den eta bazter utzi ezin den ebaluazio bat da

baten itzalak eta egia esan hezkuntza sistema indartsu bat ez da hiru urteetan

eta aurrekontu hauek ez diete erantzuten hezkuntza komunitateak eskatzen dituen premiei

zer pentsatzen duzuen baina nik nire buruari galdetuko nioke gobernu hau benetan zerbait egiten ari ote den

eta irakaskuntza publikoa indartzeko eta gogora ekartzen dizugu aurrekontu batzuk benetan sozialak direla premia sozialak betetzen badituzte

txandara pasatuz euskal talde popularra bengoechea andrea zurea da hitza

andrea eh bildu taldearen ordezkaria ubera anderea zurea da hitza

arratsalde on bueno lehenik eta behin gure lehenengo aipamena gaur kalera

ezinbesteko diren garbitzaile eta sukaldeko

besarkada bat musu bat eskubideen aldarrikapen eskubideengatik egiten duten lanagatik eta hezkuntza sistema hobetzeko egiten duten lan

onartzen dizut ahalegin bat ahalegin bat egin duzula hori ezin da ukatu baina berriro ere beste behin agerian geratzen da hezkuntza zuentzat ez dela

estrategikoa ikustea besterik ez oraindik ere bi mila bederatziko mailara iristeko ditugun zailtasunak oraindik ere hirurogei milioi euro falta zaizkigu

baizik eta garrantzitsua da zertarako eta nora bideratzen den eta mahai sektorialean egin zenuten proposamena ere aurrekontu hauetan erdizka dago jasota ez dago bere osotasunean jasota

jarraitzen dira behin behinekotasunari aurre egiteko ez dago kontsolidazio planteamendurik hori bai aitortzen dizut

badagoela aurrekontua hori bai haur eta lehen hezkuntzan

bigarren hezkuntzan jaitsiera dago galdera zuzena prest egongo zara bi mila hemezortziko aurrekontuetan hirurogei milioi euroko gehikuntza egiteko eta gehikuntza hori ahulenen eta errealitate konplexuenei erantzuna

eman ahal izateko ikastetxeei bideratzeko prest zaude

bideratzen den eta guk ez duguna ikusten da zuen aldetik uriarte andrea determinaziorik

sare publikoaren auziak konpontzeko segregazioari aurre egiteko hezkuntza proiektuak indartzeko hizkuntza trataera garai berriei egokitzeko inklusioaren aldeko gidaritza hartzeko

eta aurrekontuetan zerbait garbi ikusten baldin bada da zein den gobernuaren estrategia eta

zeren gauza bat da estrategia eta beste bat da estrategikoa izatea baina nik egia esan aurrekontu hauek ikusten baldin baditut ez dakit zein den gobernu honen estrategia eta zein den gobernu honen norabidea edo ba duen norabiderik gobernu honek izan ere jarraipen hutseko aurrekontuak dira aurrekontu kontinuistak dira

iraganera begiratzen dutenak egungo egoera kontsolidatzera datozenak eta ondorioz

segregazioan sakontzen dutenak beraz

badute norabidea bai ez ez nukeena pentsatu nahi da gobernu honek

ohiaren norabidea konpartitzen duenik eta hainbat hamarkadetan herri honetako eragileek gobernuarekin batera eraiki duten hezkuntza sistema gobernu honen desegin nahi duenik

nahi eta ez nuke pentsatu nahi ere hezkuntza eskubide baino

mailaketak eginez bizitokiaren arabera jatorriaren arabera sexuaren arabera ez dut hori pentsatu nahi bi mila hemezortziko aurrekontuak beste aurrekontuak bezala hezkuntza bera bezala aberastasunaren birbanaketarako instrumentu dira eta bi mila hemezortziko aurrekontuek zer erakusten digute ba oraindik hezkuntza ahul dagoela eta

nahi duela eta ahaztu gabe heziberrin oinarritzen

menpekotasun hori ez dela apurtu nahi beraz galdera bat aurrekontu hauek baliagarriak dira

gizartearen erronkei aurre egiteko baliagarriak dira hori da erantzun behar dugun galdera

ez dugu ahaztu behar hezkuntza aurrekontuak sareak tresna bat direla gure ustez aukera berdintasunerako kohesiorako bengoechea andrea inklusiorako

herritar prestatuak kultuak izateko

egiten ari garena da hezkuntzaren bidez arrakala gero eta handiagoa egin horregatik

berriek ondorioztatu diguten gizarte konplexu honi erantzuteko gure ustez lehenik eta behin paradigma aldaketa batekin hasi beharko ginateke zeren zuek aurrekontuetan memorian aipatzen duzue paradigma aldaketa jasotzen dutela baina hemen ez duzue

ikastetxe bakoitzak bakoitzak kalitatezko hezkuntza proiektua eskaintzeko

behar dituela eta horrek eskatzen du eskatzen du ikastetxe bakoitzak ratio desberdinduak izatea guztiak ezin dituzte ratio berdinak izan profesional ekipo desberdinak behar dira baliabide gehiago gutxiago guztiek ez dituzte behar baliabide berdinak

planteatzen duguna ez da lineala eta horrek zer esan nahi du

eta ondorioen araberako baliabideen banaketa egitea

izan beharreko hezkuntza hizkuntza proiektua segur aski beste

alderatuz eta txip aldaketa horrek zer eskatzen du ba txip aldaketa horrek eskatzen du

saila delegazioak ikuskaritzak berritze guneak sendotzea eta justu aurrekontuetan kontrakoa planteatzen duzue bigarrenik eskatzen du ikasle eta familia guztiei hezkuntza sistemara sarbidea berdintasunean ahalbidetzeko neurriak alegia ikuspegi progresiboa

eta hirugarrenik apustu sendo bat gure curriculum propioaren alde edukien alde lanketa pedagogikoetan metodologikoetan irakasleen formakuntzan

izatea nahi baldin badugu eta laugarrenik

helburua bada gizarte euskaldun eleanitz bat

aldaketa estruktural bat hizkuntzen trataeran

ikastetxea klase orduak ez dira eduki ontzi isolatu bat eta horrek eskatzen du

ez dela eskolaren ardura eta hor inplikazio gehiago behar direla

eskatzen du uriarte andrea daramazun burdin jantzia kentzea konfort espaziotik ateratzea eta gauzak beste era batera egitea eta sukaldariek egiten dutena hor

horietan esperimentatzea ilusioz ekitea azkenean zure ardurapean dagoen hezkuntza eta bereziki sare publikoak zaintzea maitatzea mimatzea

familiak ikasleak maitatzea mimatzea eta benetan zaintzea eta horrek ekarriko digu zalantzarik gabe aurrerapena
gure gizartearentzat eskerrik asko ubera anderea

muchas gracias eskerrik asko pastor jauna euzko abertzaleak berriozabal andrea zurea da hitza

zegoela eta urriaren erdialdean onartu eta legebiltzarrera helduko zela jakinda hori gutxi balitz aurrekontu proiektua aurkeztu eta ia hilabete geroago eztabaidatzen

baina logikarik ez duen arren berandutze honek badu alde on bat izan ere aurrekontu proiektuari dagokionez jaurlaritzaren uste asmo edo borondateaz hitz egin beharrean aukera ematen dit datu objektiboz edo errealitatez hitz egiteko diru partida zehatzez hitz egiteko hamaika mila laurehun eta laurogeita sei koma lau milioi euroko aurrekontu proiektua dugu esku artean

hezkuntza gaiak lehentasun bat direla ikusteko ia bi mila zazpiehun eta hamazazpi milioi euro hezkuntza sailaren aurrekontu proiektuak dituenak

urtean baino berrogeita hamaika koma lau milioi edo ehuneko bat koma bederatzi gehiago berrogeita hamaika milioi euro igotzen da ogasun sailak duen aurrekontu osoa beste igotzen da hezkuntza sailak

jaurlaritzaren aurrekontu osoaren ehuneko hogeita sei koma bi hartzen du baina bi mila hemezortziko aurrekontu proiektuan jasotako

sailburu andreak aurrekontu proiektua aurkezterakoan esan bezala aparteko bestelako diru ekarpenak ere egongo dira ekonomia itunaren batzorde mixtoan adostutakotik eratorritako hogeita hemezortzi koma bost milioi euro gehiago zer suposatzen du horrek

igotzen dela eta ez dela bat koma bederatzian geratuko edo bestela esanda

ehuneko hiru koma bostera igoko dela pertsonal gastua kontuan hartuko

bi mila bederatzi eta bi mila hamar urteekin konparazioak egitea zaletasun bihurtu da azken aldian legebiltzar honetan ekimenari berari eta zuzenketa bati

al comparar países adostu dugun erdibideko zuzenketa zentsu horretan doa eusko jaurlaritzari eskatzen zaio hezkuntza sistema osoaren kalitatean

ezaguzue nondik eta proposamen errealista eta egingarriak izango balira eta beste lehentasun batzuk eta

hezkuntza sailaren norabidea argia da gobernu programan dago jasota eta gobernu programa

eta aurrekontua gobernua programaren adierazpen kuantitatibo bat da hortaz

sailaren norabidea zenbakitan bihurtuta eta ubera andereak dio aurrekontu hauek baliagarriak dira herri honen premiei erantzuteko ba guk

así como del proyecto de presupuestos eskerrik asko eskerrik asko berriozabal anderea erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemos macazaga anderea zurea da hitza

andrea berandu oraindik aurrekontuak negoziatzeko emendakinak egiteko tarte horretan egongo gara ez ez dakit

galdetzen dut badaezpada ikusten dudana da

autokritika hobetzeko grina hobetzeko grina izan behar dugu dagoeneko espainiako gobernuak hezkuntza gastuan

oasi hori bukatu da ez dakit ohartzen garen baina oasia bukatu da

noski aurrekontuetan hemendik kendu behar da beste batean jarri behar da adostasunak benetan nahi baldin badira eta borondatea baldin badago

hurbildu zaitezkete prest egongo ginateke zuekin batera aurrekontuak diseinatzerako orduan parte hartzeko eta berriozabal andrea ez bakarrik bi mila bederatzi bi mila bederatzi bi mila hamar eta hamaika eta hamabi eta hamairu eta hamalau eta hamabost eta hamasei

ez daukat bost minututan ez daukat astia hori guztia aztertzeko ez dakit

zergatik hain zaila egiten zaizuen hezkuntza murrizketarik gabeko territorio librea izendatzea ez dakit zergatik den hain zaila

madrilekin kateak puskatzea eta lomce eta euskal lomcea den heziberri

hezkuntza komunitatearen babes osoa duzuenean eta izango zenuketenean horretarako hain zaila da hain zaila da murrizketarik gabeko territorioa izendatzea hezkuntza hain zaila da kateak apurtzea madrilekin hain zaila da hezkuntzako mahai sektorialean negoziazioari bidea irekitzeko planteamenduan urrats bat egitea zeren barkatuko didazue baina plazak

funtzionarioen plantilan zazpiehun eta berrogeita hamalau plaza gehiago daude

ez dago inongo planteamendurik kontsolidazio prozesu batetarako

igotzen da haur eta lehen hezkuntzan eta bigarren hezkuntzan jaitsi egiten da datuak argiak dira eta guk legegintzaldi hau markatzen genuen inflexio puntu bezala hezkuntza sistemarako eta bereziki hezkuntza sistema publikorako baina badirudi berriro beste aukera bat galduko dugula bi mila hamazazpian aukera galdu genuen eta bi mila hemezortziko aurrekontuetan

proposamenak mahai gainean jartzen eta bigarren txanda hau aprobetxatu nahi nuen

emendakinen inguruan hitz egiteko eta zalantzarik gabe bat plantilari dagokionean izango da belaunaldi aldaketarako plan estrategiko bat bideratzeko

eta hemen ez dago inolako estrategiarik benetan belaunaldi aldaketa planteatzeko behin behinekotasunari aurre egiteko ikastetxe ahulenetan errealitate konplexuei aurre egin behar dieten ikastetxe horietan plantilak areagotzeko eta ratioa jaisteko bi abiadurako hezkuntzari amaiera emateko neurriak planteatzen ditugu ez bakarrik gela barruan eskolaz kanpoko jardueretan ere

azpiegiturak zer esanik ez irakasleen formakuntza berregituratzea ikastetxeen autonomia

jantokien eredu aldaketa bultzatu gabe lau proiektu pilotu hasieratik eta hor geratu gara hori bai gero zuek medioetan izugarrizko kanpaina panpoxoak saltzen dituzue elikaduraren inguruan bizi ohitura osasuntsuen inguruan baina gero ez dago apusturik

zer gehiago haurreskola partzuergoa haur eta lehen hezkuntzan ikusten da aurrekontu hauetan apustu bat dagoela baina haurreskola partzuergoa izan da salbuespena zeren haurreskola partzuergoa izan da

ebaluazioaren inguruan zer esango dugu eta unibertsitatea nik ez dakit zer gertatzen den unibertsitatearekin baina hor izugarrizko erronka daukagu eta beste hainbat emendakinen proposamenak ekarri nituen baina denbora bukatu zait eta ea ea pastor jauna aukera daukagun zerbait egiteko baina

proposamen eraikitzaileak ekarri ditugu hezkuntza batzordera baita osoko bilkura honetara eta erantzun bakarra jaso dugu ezezkoa eta

eskerrik asko batzorde burua

esan dut berandu da ekimen hau ekartzeko eta ekimen hau eztabaidatzeko izan ere hemen ekimenean eskatzen dena da aurrekontu proiektuan

ez da berandu zuek kopuru horregatik zuzenketak aurkezteko orain da unea aurrekontuari zuzenketak aurkezteko eta

zuek esan non jarri eta nondik kendu behar ditugun

aukerarik badago galdetu duzu lehen nik uste jaurlaritzatik lehen lehen unetik esan duela aukera dagoela negoziazio bideak irekitzeko

abiatu ahal izateko oker ez banago gaur bertan zen ospatzekoa eh bildu eta jaurlaritzaren arteko bilera bat baina kasualitatea

egon zen ez dakit bilera hartatik ze irizpiderekin

taldea gure taldea gutxienez prest dago aurrekontuei dagokionez zuek kopuru horregatik aurkezten dituzuen zuzenketak aurkezteko

orain aurreikusita dauden milioi horiek egun eskaintzen den kalitatezko hezkuntza zerbitzu unibertsala sendotu eta bikaintasunerantz aurrera egitea ahalbideratuko dutela

asko eta askorekin bat zatozenez berriz ere aurrekontu proiektuaren aldeko botoa eskatuko dizuet eskerrik asko eskerrik asko berriozabal andrea eztabaida amaitu denez
botoetara jarriko dugu elkarrekin podemos eta eh bildu taldeak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka berrogeita sei boto aldekoa veintisiete contra beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa

justizia administraziorako prozesu kudeaketa komunari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzaileren txanda euskal talde popularraren ordezkaria den

eh bildu taldearen ordezkaria goirizelaia andrea zurea

eskerrik asko lehendakari andrea ba egia da gaur egun justiziarekin

lanean aritzen garen pertsona eta jende desberdinekin hitz egiten dugunean ikusten duguna da benetan lanerako tresna desberdinak dauzkagula eta

hizkuntza desberdinak ere erabiltzen ditugula hau da

erabiltzen dugunean gauzak ez dira berdinak eta orduan hori da momentu honetan gertatzen ari dena yo diría que hablamos

nire aurrean hitz egin dutenek ba zein sistema dauden

audientzia nazionalean beste sistema bat lexnetekin konpatiblea dena baina desberdina dena

santanderren beste bat logroñon beste bat hau da gauza asko daude eta guztien artean ba egia da

eta ados nago hori konpondu behar dela eta ados nago hori aldatu behar dela eta ados nago hori

hacer lo que tenemos eta egia da batzuetan kristolako arazoak sortzen direla suertatzen direla

aritzen garenean eta batzuetan kaos bat da

bertan behera geratzen direnean komunikazioak eta inkluso batzuetan zerbitzua indarrean egonik demostratu delako

eta aukera dagoela nahiz eta ez izatea abokatua ez egin lanik justiziaren barnean begiratzeko espedienteak sartzeko espediente horietan

apurtzeko hori ikusi dugu hori badakigu dagoela eta hori badakigu konpondu behar dela eta

proposamen hau baina proposamen hau nik uste dut

daukaguna daukaguna egia da demostratuta dagoela igual kapazitateen aldetik ez dagoela nahikorik baina hori

baita ere ikusi izan duguna da batzuetan jausten dela baina ahori eta aldatu egia da baita ere pantaila ezberdinetan arazoak daudela lana egiteko baina egia da baita ere

ezagutzen dutenek esaten dute oso sistema hona dela orduan egin behar duguna da hori hobetu eta hori konpatible egin beste

eta daukagunetik joaten garela gauzak hobetzeko eta hori da gure ustetan egin behar dena eta bestetik

hobetu behar dena horregatik euskal herria bilduk

eta baietz esango du baina ez bakarrik horregatik beste arrazoi bat dagoelako

muchísimas gracias eskerrik asko castelo andrea

eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburu andrea legebiltzarkideok jaun andreok arratsalde on guztioi gaurko

euskal talde popularrak tipo proposamen bat dakarkigu

administraziorako prozesu kudeaketa komunari buruz

lan hori jarraituz eusko jaurlaritzak lan eta justizia sailak legealdi honetarako konpromisoa hartu du

modernoarekin azkarrarekin eta eraginkorrarekin

horregatik guztiagatik justizia bat kudeaketa prozesaleko gure sistema defendatzea proposatzen dugu guk estatu osoan sistema bakar bat ezartzeko aukeraren aurrean

kudeaketa sistema bat bultzatzeko konpromisoa hartu dugu gure herritarrekin sistema hori garatuta eta ezarrita dago baina bukatu eta hobetu beharra daukagu

erantzunen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria ruiz de arbulo jauna zurea da hitza

elkarrekin podemo garcía andreak ez du hitza hartu behar eh bildu goirizelaia andrea bertatik bai

baimenarekin hemendik eta bakarrik galdera bat egiteko

zehaztasunak eman dituzu orain esan duzu zergatik ez duzula onartu edo

eskerrik asko goirizelaia andrea castelo euskal sozialistak zurea da hitza

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu euskal talde popularraren legez besteko proposamenaren jatorrizko testua

euskal sozialistak elkarrekin podemos eh bildu eta euzko abertzaleak sinatu duten

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita bederatzi eman dugu bozka hirurogei boto aldekoa nueve contra beraz